egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza zuen eserlekuetan eseri

lehenik eta behin esan bosgarren puntua beste baterako utzi dela aldez aurreko gaia

legez besteko proposamenari dagokionez behin betiko ebaztea maiatzaren bosteko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

berdinketa izan zen euskal sozialistak eta mistoa upyd taldeek aurkeztutako erdibideko zuzenketaren bigarrena parrafoan

artikuluari jarraituz berriro egingo dugu zuzenketa horren parte horren bozketa bozkatu dezakegu

bigarrena puntua gai zerrendako lehenengo puntua

euskadiko hirugarren sektore sozialari buruzko lege proiektuaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkariak toña jaunak dauka hitza mesedez isiltasuna

jaun andreok egun on denoi ganbera honen aurrean enplegu eta gizarte politiketako sailburu gisa agertzen naiz zuen aurrean

euskadiko hirugarren sektore sozialaren legearen proiektua aurkezteko pasa den urteko irailaren hamazazpian

agertu nintzen eusko alderdiak eskatuta han

lege honen garapenean egindako lanaren berri emateko eta legearen edukiari buruz ere hitz egiteko orduan
azaldu nuen moduan hirugarren sektore sozialaren mesedez isiltasuna

aurkezpenarekin juan mari aburtok legebiltzarrean hitz emandakoa betetzea suposatzen du aburto jauna nire

hirugarren sektore sozialaren esparrua eta mugak modu indiskutible batean zehazten du estatus politikoa ematen dio erakunde publiko eta organizatuta dagoen gizarte zibilaren arteko elkarlana bermatzen du zentzu honetan legeak

testua aprobatu ondoren sei hilabeteko epe bat egongo da hirugarren sektoreko erakundeen zentsua gauzatzeko eta urte bateko epea promoziorako

hilaren hogeita seian enplegu gizarte politikak eta etxebizitzako legebiltzarreko komisioak adostasun handiarekin aprobatu zuen lege honen proiektuaren txostena horrela gaurko bilkura honetan legearen aprobazioa bozkatuta izan dadin

aprobazio hori nahi eta espero dugu testu legal berriak estatusa emango datzalako hirugarren sektore sozialari

hirugarren sektore hori barik gure zerbitzu sozialak ez lirateke berdinak izango gure ustez lege on baten aurrean gaude

adostutako lege baten aurrean hirugarren sektoreko erakunde eta sareen babesa ere baduena seguru nago

zaretenok eta horrela berretsiko duzuela izan ere lege hau erabat hobetu egin zelako bere ponentzian

zuen arretagatik eskerrik asko sailburu jauna

eh bildu taldearen ordezkaria arrondo andrea zurea da hitza

gaur gurekin hemen osoko bilkuran dauden hirugarren sektore sozialeko ordezkariak jarraipena egiten esan den bezala

guztia egin eta amaitu ondoren gaur batzordetik ateratako txostena dugu eztabaidagai osoko bilkuran lehenengo eta behin hasieratik

une bakoitzean esan ohi dugun bezala gure taldearentzat eh bildurentzat hirugarren sektore soziala deiturikoak urtetan zehar egin duen eta egiten duen lana betetzen duen funtzioa oso garrantzitsua da inolako zalantzarik gabe

jendarte kohesionatu inklusibo eta parte hartzailea sustatzeko pertsonen eskubideak babesteko eta gure gizarteak

behar duen eraldaketa sozialaren alde lan egiteko oso anitza den hirugarren sektore soziala dugu herrialde bakoitzean errealitate desberdina daukana alde batetik

hirugarren sektore sozialaren barruan batzuk handiak direnak enpresa munduarekin zerikusi handia dute zentzu horretan ez da berdin

langilerik ez duena edo kontratupeko langile asko ehunka kasu batzuetan kudeatzen duten elkarteak ez dira berdinak zerbitzuak

ez dituztenak bestetik herrialde bakoitzean errealitate bat dugu araban erakunde publikoek eskaintzen dituzten

askoz gehiago dira bizkaian baino orokorrean hirugarren sektore sozialeko elkarteen errealitatea ezberdina da esan dudan bezala lurraldez lurralde finean hain egoera eta errealitate ezberdinak izanik benetako erradiografia egitea

erantzuten irudikatzea batzuetan zaila da lege bat behar da hirugarren sektore sozialaren aspaldiko aldarrikapena da

hirugarren sektorearen aitortza eta bere eginbeharretarako tresna eta babes juridikoa emango dien lege baten beharra azpimarratu nahi dugu

bestalde legeak hirugarren sektoreak bere funtzioak modu egokian betetzeko mekanismoak ezartzeko balio behar du eta norabide horretan urratsak egiteko hirugarren sektorearen erronka kontutan hartuko dituenak horrela gure ikuspuntutik legea motz geratzen da eta norabide egokian aurrerapauso berriak emateko aukera

galdu aukera galdu denaren irudipena dugu izan ere lege proposamena jaurlaritzak legebiltzarrera ekarri zuenean esan genuen legeak asko zuela hobetzeko zehaztapen gutxi zituela

nahikoa hirugarren sektore sozialak dituen erronkak modu egokian betetzeko beraz aurkeztutako zuzenketak

bermatzeko zuzenketak izan dira bestalde hirugarren sektore sozialaren

ezaugarria den eraldaketa sozialaren alde duen konpromisoa legean jasotzea legean ez zena jasotzen

aipamenen bat egitea onartu dela zerbitzuen eskaintzan instituzio publikoen ardura dela argi azaltzea nahi genuen

pertsonak dituzten eskubideak bermatzea hein handi batean kudeaketa publiko zuzena bultzatuz eta hirugarren sektore sozialarekin elkarlanean kasu koordinazioa lehen ere

deiturikoa zerikusi handia dauka hitz egiten ari garenarekin hirugarren sektore sozialak izan behar dituen betebeharrak

egiteko lan baldintza duinak hitzarmenak subrogazioa genero ikuspuntutik gizon eta emakumeen arteko berdintasuna

onartuak izan dira beste batzuk ez dira onartuak izan enpresa merkantilak eta oro har enpresak hirugarren sektore sozialarekin

aldentzeko proposamenak eta azkenik hirugarren sektoreak aipaturiko guztiarekin betetzeko administrazioak bermatu behar dituen

nahiko izatea guretzat hau oso garrantzitsua da funtsezkoa baldintza duinak eta kalitatea bermatzeko

ezinbestekoa da zuzenketa hauek eta beste batzuk aurkeztu aurretik lehen

eta osotasunean legeari buruz hitz egiteko aukera izan genuen hirugarren sektore sozialeko ordezkari eta eragile desberdinekin hitz egiteko baita saren sareanekin ere esan beharra dago hasieratik genekiela

ikusten zuela hasierako proposamena horixe hobetu balitz ondo irudituko litzaiekeela baina edozein kasutan legea ateratzea nahi zutela

guk saiakera bat egin genuen behintzat lau zuzenketa beraien ikuspuntua jasotzeko adosteko eta proposatzeko baina zoritxarrez horiek ere ez dira onartuak izan egin dugun lanketan batzordean

eta guretzat funtsezkoak ziren lau proposamen horiek

esan behar dut zuzenketa batzuk eztabaida prozesuan onartuak izan direla edo erdibidekoen bitartez adostuak eta hori noski positiboa da eta guk positiboki baloratzen dugu onartu gabe ere gelditu direnak badaude eta horietakoak dira gaur mantendu izan ditugunak eta mantentzen ditugunak osoko bilkura honetarako

eskubideak aitortzea enpresa lukratiboen aipamena testutik kanpo uztea espero dugu gaur ateratzea osoko bilkura honetatik oraindik ez dagoelako ziurtatuta kutxen eta banku fundazioekin lankidetzaren norabidea politika publikoen menpe egotea eta betebeharretan egindako hainbat aldaketa berdintasunean ingurumenean lan osasunean

dugun lege proposamen hau testu hau esan behar dugu osatuagoa dela zehatzagoa gauza batzuetan zalantzarik gabe hobea baina gure ikuspuntutik

aukera galdua da edo maila batean galdu da aukera aurrerapauso gehiago

emateko hirugarren sektoreak dituen erronkei baldintza egokietan aurre egiteko lege bat behar da esan dut lehen ere bai baina egungo testuak ez du hori bermatzen gure ikuspuntutik horregatik mantendu ditugu zuzenketa batzuk

artean aipatuko ditut garrantzitsuenak direnak lehendabizi betebeharretan aipatuko ditut zuzenean bi

langileen lan baldintzak bermatzea lurraldeetako hitzarmenak lehenestez uste dugu

eztabaida ez da bakarrik sektore honi begira hau baino zabalagoa da baina hemen ere horretaz hitz egin behar da bermatu behar dela beste alde batetik euskera dugu betebeharren artean eta euskeran eskatzen dugu zehaztea gehiago gomendioa soilik egiten da esfortzu bat soilik eskatzen da eta ez besterik eta ez zaigu iruditzen momentu honetan hori nahikoa denik administrazioak hirugarren sektoreari finantziazio nahiko bermatu behar dio

lehen aipatu dut horren zergatia enpresen inguruan guk uste dugu hirugarren sektorearen arteko lankidetza eta planteatzen den bezala testuan ez dela ona enpresen inguruan uste dugu hausnarketa egin behar dela enpresen erantzukizun soziala bere osotasunean arautu eta objetibatu beharra dagoela gizartearen zerbitzurako benetako irizpide etikoak sartzen norabide horretan kokatzen gara baita hirugarren sektorearekin izan beharreko ere enpresen munduarekin diagnostikoaren gure proposamena da instituzio publikoak era zuzenean kudeatu eta garatu beharreko zerbitzuen zehaztapena egitea eta hirugarren sektoreekin lankidetzan garatu beharrekoak ere zehaztea

gure ikuspuntutik politika publiko indartsuak behar ditugu eta horrekin batera eraldatzailea sendo eta ausarta den gizarte antolatua hirugarren sektorean neurri handi batean ordezkatzen dena elkarlana emankorra eta oparoa

gauzatzeko lege honekin bide horren zati bat ibili izan dugu hala ere gure ikuspuntutik beste zati esanguratsua egiteke

espero dugu etorkizun hurbilean urratsa horiek ere ematea gizarte osoaren

eusko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna zurea da hitza

egun on lehendakari sailburu legebiltzarkideok eskerrik asko hemen egoteagatik baita ere gure

udaletako ordezkariak eta bereziki hirugarren sektore sozialeko ordezkariak

aurrera egitea lortzen dutenak justizia soziala lortze aldera gure legebiltzar taldeak hitzartze hau erabili nahi luke

erregulaziorik ez dagoela badago hirugarren sektore sozial bat helburuak jarri eta betetzen ditu

aiartza jauna erantzunen txandara pasatuko gara norbaitek talderen batek parte hartu nahi du maneiro jauna ez barrio jauna ez sarasua anderea ezta ere arrondo

bozketa hasiko dugu lehenik bozkatuko dugu eh bildu taldearen boto partikularra lantaldearen txosteneko seigarrena artikuluaren testua mantentzen duena

aldaketarekin bai bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita bat bai

ez da onartu jarraian euskal sozialistak taldearen boto partikularra

artikuluaren testua mantentzen duena bozkatu dezakegu

onartuta geratu da bototara jartzen dira batera euskal talde popularrak erreserbatutako zuzenketak bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hamar bai

ondorioz ez dira onartu jarraian batera mistoa upyd taldeak erreserbatutako zuzenketak

ehun eta hogeita hamazazpi eta ehun eta hogeita hemeretzi lehenik bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hamaika bai hirurogeita bi ondorioz ez dira onartu jarraian gainerako zuzenketak bozkatuko ditugu bozkatu dezakezue

hirurogeita hamairu eman dugu bozka bat bai hirurogeita bi hamar abstentzio ondorioz ez dira onartu jarraian eh bildu taldeak erreserbatutako zuzenketak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamabi

onartu zuzenketak jarraian botoetara jartzen dira batera bat sei zazpi eta zortzi artikulua zeini zuzenketak erreserbatu bai dizkie euskal talde popularrak

carmelo bai mesedez seigarrena aparte desberdin botako dezutelako bai ya está benga bozketa berriro bozkatuko dugu orduan bozkatuko dugu

bat zazpi eta zortzi eta gero sei bozkatu dezakegu

jarraian seigarrena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da botoetara jartzen dira batera

zeinei zuzenketak erreserbatu bai dizkie euskal talde popularrak eta mistoa

botoetara jartzen dira batera bederatzi eta hamabigarrena artikuluak zeinei

mistoa upydk eta eh bilduk bozkatu dezakegu

conjuntamente bederatzi eta hamabi artikuluak

zeini zuzenketak erreserbatu dizkiozuen zuek jakingo duzue bakoitzak zer erreserbatu dizkiozuen

haber mesedez berriro bozkatuko dugu lehenengo bederatzigarrena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz onartuta geratu dira jarraian hamabigarrena artikuluari ezarritakoak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

jarraian botoetara jartzen dira batera hamaika eta hemeretzigarrena artikuluak zeinei zuzenketak erreserbatu bai dizkie mistoa upydk eta eh bildu taldeak bai banatuta

gero hemeretzi bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita bost bai

euskal talde popularrak eta eh bildu taldeak bozkatu dezakegu

ez hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu dira bototara jartzen dira batera hamazazpi eta

erreserbatu baitizkie euskal talde popularrak zuzenketak erreserbatu baitizkie

onartuta geratu dira bototara jartzen da hogeita hirugarrena artikulua zeini zuzenketak erreserbatu baitizkio eh bildu taldeak bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hamabi bai hogeita bat ondorioz onartuta geratu dira bototara jartzen da hiru xedapen gehigarria zeini zuzenketak erreserbatu baitizkio mistoa upyd taldeak bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hamaika bai abstentzio ondorioz onartuta geratu dira bototara jartzen dira batera zuzenketarik ez duten irizpenaren artikuluak hau da lau bost hamar hamairu eta hamalau hemezortzi hogeita bat eta hogeita bi hogeita lau bigarrena eta lau xedapen gehigarriak bat bigarrena eta hiru azken xedapenak zioen azalpena eta legearen izena

zure baimenarekin presidente andrea nahiko genuke azken xedapeneko

bereiztuta bozkatzea mila esker bale ba bozkatuko dugu lehenik

ez da onartu jarraian bozkatuko dugu gainerako guztiak

hogeita bat abstentzio ondorioz onartuta geratu dira beraz honenbestez onetsita geratzen da

legea gai zerrendako bigarren puntua mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua bilboko metroaren

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda llanos anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak elola jauna zurea da hitza

egun on batzarkide jaun andreak egun on denoi

estrategia bat lurraldearen elementu

bizkaiko kasuan metro lerroen zabaltzeak horretara lagundu duela ez dago inongo zalantzarik gure taldeak aurkeztu duen zuzenketa esan behar dut erdibideko zuzenketa honetan alderdi jeltzalearekin adostu dugula

azalduko ditut xehepenak orduan gure taldeak aurkeztu duen zuzenketa

egokiagoa iruditzen zaigulako gobernuari geratzen zaion denborari egokitzen den agindu bat zuzentzea

egiten zitzaigun alderdi popularra jaurlaritzaren esku utzi zuela beren

bere gain hartu beharko duen aurrekontuaren planifikazio bat kontuan izanik gainera gobernuak azpiegitura honetan ahalegin gutxi bideratu dituela

aurkezten dauden txostenak eta inbertsio lehentasunak azaldu beharko lirateke hauxe egokiago iruditzen zaigu

lerroen bultzada nahiari erantzuten mozio honen jatorrian

ez zuen proposatzaile baten interpelazio baten ondorioa da interpelazioa eusko jaurlaritzari zuzendutako kontrarreplika gisa

abiadura handiko trenaren atzerapen sortutako kritikak zirela eta hemen eztabaida eta lehia horretan askotan gertatzen da eta askotan lekuko izaten gara sozialistek uste dugu

bilboko metroak donostialdekoak abiadura handiko trenak seriotasuna eta zuhurtasuna eskatzen dutela hiritarrek pentsatuko baitute

alderdi popularrak bizkaian egindako oposizio lanak errepikatu nahi du legebiltzarrean hauxe bezalako detaileak kontuan hartu gabe

jaunaren ganbera honetako lankide batzuk ez zutela ahalbideratu orain berak eskatzen duena aurrekontuen

zer gertatu da gero gobernu honetan ohiko dena legebiltzar honek onartutako diru partida batzuk nahiaren arabera gastatu edo gastatzen ez dituela

lau eta bost metroko lerroak garapena ez zegoen bere planen artean eta gastatu gabeko diru partiden zerrendara gehitu egin zuen beraz

jaurlaritzaren borondateari behin ere bultzada eman diogu interes orokorretara bidera dezan bere arreta kasu honetan bizkaitarren interesak orain behintzat berandu den arren

hain zuzen ere eztabaida honetan interesatzen zaiguna proposatzaileen

ikerketen eta proiektuaren hasieraren planifikazio ziur bat

eta ikerketa tekniko honekin datorren legebiltzarrak aurrekontuak finkatu beharko ditu datorren legebiltzarrak euskal sozialistei dagokienez ziurtatu ahal du iraganean eta orainean bezala

osoa izango dutela uste dugu

gainera eta garrantzitsuena da ez dela inola ere gelditu behar horretarako gure asmoa izan da

zuzenketa bat egitea egokiagoa lehen esan dudan bezala eta beraz

gobernu honi legebiltzar honek hala erabakitzen badu konpromiso bat hartzea eta honela dio euzko abertzaleak eta euskal sozialistak artean sinatu dugun erdibidekoa

eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio jarraitu dezala metroaren hedapena garatzen eta sustatzen bizkaian bizkaiko foru aldundiarekin

garraio publiko jasangarri eraginkor eta lurralde egituratzailearen aldeko apustu estrategikoaren erakusgarri gisa lau eta bost lineetako azterlan eta proiektuekin jarraituz

ildo horretatik eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio bidali dezala

bilkura aldi hau amaitu baino lehenago denbora gutxi geratzen da beraz konpromisoa hartu beharko du

eta proiektu teknikoak amaitzeko kronograma bat bilboko metroa lau eta bost lineei dagokionez beste taldeei
parte hartu ez dutenei proposamen honetan eskatzen diet kontuan izatea gurea eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok egun on guztioi nire aurretik

entzundakoagatik iruditzen zait guztiok bat egiten dugula bilboko metroa erreferentziazko garraio bidetzat hartuz baita lurraldea egituratzeko

iragan apirilaren hogeian kontrol plenoan eta zure interpelazioaren ondorioz sailburu andreak laburpen azkar bat egin zizun horien garapenaren egoerari buruz eskaini ere egin zitzaizun birritan gainera pertsonalki edo bere taldearen bitartez zehatz mehatz edo teknikoki azalpenak

eskerrik asko zorrilla jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

egun on denoi euskal popularrak legebiltzar taldeak

ez diogu zuzenketarik aurkeztu gure zalantzak ditugulako aipatzen diren linea hauek bere horretan behar beharrezkoak diren edo lehentasunezkoak diren

euskal sozialistak legebiltzar taldeak aurkezturiko legez besteko proposamen bat eztabaidatu genuenean non gau tren zerbitzu bat ezartzeko eskaera egiten zen

orduan adieraz genuen herritarren mugikortasunerako beharrak asetze aldera

eta kasu honetan ere gure aldetik erantzun berbera jasoko du proposamen honek euzko abertzaleak legebiltzar taldeak osoko zuzenketa bat aurkeztu dio mozioari jaurlaritza eskatuz jarrai dezala bizkaiko foru aldundiarekin elkarlanean azterketa eta proiektuak garatzen metropoliko trenbidea galdakaorekin lotzeko bostgarrena linea eta

egiteko honen helburua kalitatezko zerbitzu publiko eraginkorra lortzea omen da lurraldean dagokion moduan antolatutakoa

diozuen bezala garatzen ari diren azterketa eta proiektu horietan

aztertu dira behar beharrezkoak dira zehazki proposatzen diren ibilbide horiek bere horretan bilbobusek eskaintza zabaldu eta ordutegi egoki batetan

egin dira bizkaibus zerbitzuaren eskualdeko fluxuak aldatzeko intermodala eraikitzeak nola eragingo lukeen aztertu da

ezinbestean koste onurak aztertuko lituzkeen txostena egin beharra dago azterketa horretan errentagarritasun ekonomikoa errentagarritasun soziala eta nola ez

lirateke herritarren mugikortasun beharrei erantzuteko garraioaren antolaketa egokiena zein den aztertu behar da herritarrekin batera zein garraio eta zein mugikortasun eredu bultzatu nahi dugun herritarrekin batera

garraio publikoaren eskaria eta egin beharreko eskaintza bere osotasunean aztertu beharko litzateke mahai gainean jarriz dauden aukera ezberdin guztiak beti ere kontutan izanik zein den garraiobide publikoak bete behar duen papera

gure iritziz metroa ez da bilbo eta bere inguruko herritarren mugikortasun arazoei irtenbidea emateko soluzio bakarra

horrelako inbertsioek badakigu eta nora eramaten gaituzten administrazio publikoaren zorra areagotzera

zergatik aukeratzen ditugu eta lehentasun osoa ematen diegu horrelako megaazpiegiturei zergatik garapenaren izenean etengabeko eraiki behar hori garapen jasangarria behar du izan garapena jasangarria behar du izan neurrizko eta efizientea bestela ez da garapena

lehentasun handiagoko egin beharrak badaudela iruditzen zaigu eta horien artean nagusiki aspalditxo azpimarratzen ari garen interoperatibitatea eta txartel bakarraren aldeko apustu sendoa egitea da horretarako beharrezkoak diren neurri guztiak hartuz

guk defendatzen dugun txartel bakarrak hainbat ezaugarri bete beharko lituzke

bete beharrekoak erabilgarria izan beharko litzateke bizkaian dauden garraio bide guztietan izan bilbobus bizkaibus metro renfe edo feve

puntu batetik bizkaiko beste edozein lekutara lekutarako desplazamenduak bidaiak

eta berdin delarik aukeratzen den edo aukerarik egon ezean hartzen den garraio bidea

funtzio edo ezaugarri hauek betetzen dituenik oso oker ibiliko litzateke eta barik txartelarekin garraio bideak lotuz gero ehuneko hogei merkeago ateratzen diren bidaiak eta txartel bakarrarekin aldiz

aipaturiko interoperatibitate eta txartel bakarraren aldeko apustuaz gain

eta ez naiz bilbo eta bere inguruko trenbide sareaz soilik ari

hobekuntza beharrak izan baditu eta eta zer esanik ez egun eskuduntzarik ez dugun trenbide sarearen kudeaketarako eskumen osoa bagenu

garraio ezberdinen arteko koordinazio egokiak efizienteagoa egiten duela garraio sistema osoa beraz lehenagoko beste eztabaida batean esan nuen bezala

mugikortasun jasangarri baten aldeko apustu irmoa egiten dugu eta hori bermatzeko ahal den bitarteko guztiak jarri behar dira eta

aurkako bozka emango diogu ez dugulako ikusten legegintzaldiaren garai hauetan halako eskaera egitea

eta aldiz azken momentuan aurkeztu zaigun euzko alderdi jeltzaleak eta

horretan jasotzen denarekin ez gaude aurka eta horregatik abstentziora joko dugu baina esan dudan bezala iruditzen zaigu lehentasun handiagoko proiektuak edo lehentasun handiagoa duten hainbat ekimen

zein den lehentasuna garraio politikan eskerrik asko eskerrik asko otamendi andrea erantzunen txandara pasatuz llanos andrea zurea da hitza

berez benetako beharrak diren edo ez zergatik zuek han

errekaldera eta galdakaora galdetu ezazue han

haiek beharra sentitzen dute guk sozialistok garraio jasangarriaren alde garbi apustua egiten dugu eta lehen aipatu dudan bezala patxi lópezen garaian iñaki arriola sailburua zenez apustu

denbora gutxi bukatuko dela ere beraz esatea dago

baina gero abstenitu azkenekoan bezala orain ere beharrezkoa da ikerketak egitea

azaldu dugu gure erdibidekoa eta hori ahalbideratuko dugu beraz ez dakit gauza gehiago esan behar dugu benetan apustua egiten badugu

horrek ekonomiarako ere onurak izango dituela

garraio jasangarria darama eta horrek eramaten du

jasangarritasuna garraio garbia eta garraio segurua ere horiek denak kontuan egin behar dira orduan lehengoan ere

ikasketa on bat eman zigun jasangarriari buruzko gaia baina eztabaidan jartzen zuen ekonomiko kontuagatik nik eta sozialistok garbi esaten dugu ekonomiko kontua hobeagoa litzatekeela ganbara honetako denok benetan

benetan ez hitzetan bakarrik eta gaurkoa eta aurrekoa bezala hitzetatik ekintzetara joateko aukera jartzen dugu mahai gainean besterik ez
eskerrik asko elola jauna euzko abertzaletik zorrilla jauna zurea da hitza

bertatik esango dut ez neukan asmorik

ez dakit ondo ulertu didazuen esan dut bere horretan jasotzen den bere horretan

lehentasun osoa beharko luketen bi proiektu hauek horretan noski eskaera badagoela gizartearen aldetik baina bere horretan

bertatik ere beraien zalantzak planteatu dira bere horretan soilik bale horregatik gure abstentzioa eta llanos anderea bai gure

programan sartu genuen ez dugu iritziz aldatu intermodala beharrezkoa ikusten dugu

hurrengo gobernuak erabakia hartu beharko lukeela nola aurrera eraman proiektu hauek besterik ez

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu llanos gómez anderearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hamar bai

euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

hamar ez hogeita bat abstentzio ondorioz onartuta geratu da

legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena errefuxiatuen giza eskubideen defentsaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

asko mahaiburu andrea eguerdi on guztioi

gaur egun legebiltzar honetan legez besteko proposamen bat dugu mahai gainean

eskubideen urraketaren eta nazioartean merezi duten babesaren inguruko eztabaida politikoa jorratuko duena era berean europako batasunaren eta turkiaren arteko akordioa salatu du gaur ganbara honek aurten dagoeneko

hil dira mediterraneoko uretan horrela itsaso hori munduan dagoen hobi komunik handiena da azken hamar urteetan

hildako baino gehiago pilatu dituelarik beharrezkoa da agerian jartzea europar batasunak heriotza hauetan dauka

pertsona hauek euren sorlekutik joateko sentitzen duten beharrizanak harreman zuzena dauka europar batasunak afrikarekin dauzkan politika ekonomiko komertzial eta militarrekin politika horiek afrikako herritarrak krisi humanitario amaigabe batera eraman dituzte

europako herriek afrikaren kolonizazio garaian izan zuten papera harrapaketa sistematikoa kontinentearen egitura tradizionala apurtzea

arbitrarioa eta aurretik bilatutako subordinazio ekonomiko estrukturala sustatu zituelarik europar batasunak ekialdeko ertaineko eta

esku hartu izan du aitzakia faltsu batekin bertako herritarrak defendatzea horrek gatazka egoerak areagotzea baino

herritar kopuru handi batean joan etorria eraginez pertsona horiek asilo eskatzaile potentzialak dira eta europar batasunaren baitako

baina europak ateak ixten dizkie eta itxaropen handirik gabeko atzerriratzeari ekitea baino

ez dute ikusten ia ia kasu guztietan atzerriratze prekario horietan itota hil egiten dira etorkin ilegal gisa beste askotan hungaria frantzia edo espainiako bezalako herrialdeek

zuzenbide humanitarioaren aurka dagoela eraikitzen dituzte

dira europar batasunaren migrazio kontrolerako politikak erratuta daude giza eskubideetan eta injustizia zein desoreka gainditzeko helburuan oinarritu beharrean segurtasun printzipioan oinarrituta sarbidea galaraztea bideratuta daude

urrea andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburu jauna andreok legebiltzarkideok

eskerrik asko barrio jauna mistoa maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak aguirre jauna zurea da hitza

sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi euskadiren ametsa europa izan da betidanik

eta arimaduna demokraziarekin askatasunarekin eta giza eskubideekin loturiko kontuetan erreferente den europa

harridura mina eta inpotentzia eragiten digu egoera horrek

etiko eta demokratiko sakonenak erasaten ditu hala hasi zen eusko jaurlaritzak egindako europari buruzko erakunde adierazpena martxoaren hamabostean orain dela bi hilabete eta ni bat nator hemen esaten den guztiarekin

adierazpen hau europar batasunak eta turkiak sinatu zuten akordioa baino hiru egun lehenago egin zen bi mila hamairuan

bakea eta adiskidetza demokrazia eta giza eskubideek babestea eta zabaltzeagatik gaur

seguru seguru inori ez zaiola bururatzen halako nobel sari bat berriro proposatzea eta

ematea drama honek azken urteotan hartutako tamaina ez dugu gure kontinentean ezagutu bigarren gerratik hona

modu aktiboan eta elkartasunez eta justizia humanitarioaz erantzuteko eskatu behar zaie europar batasuneko estatu kideetako

zoritxarrez europar batasunaren eta europar estatuko

beste bat izan da guztiz kontrakoa izan da

aurretik gure alderdia euskaldunek

ideia sortu zenetik europarekiko konpromiso garbi izan genuen

proiektu berdinean sinesten dugu baina ikusten dugunarekin egunero

zorrotzak izan behar gara egoera lotsagarria da guztiontzat erakundeentzat eta pertsonentzat

jatorrizko balioak berreskuratzea da gure nahia giza eta balio etikoak berreskuratu behar ditugu eta lehen bai lehen

ispiluaren aurrean jarri gintuen eta zentzu honetan

euskal erakundeek beraiei dagokien ardura hartzeko prest daudela

aguirre jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria

mahaiburu anderea

andrea unzalu jauna ez bai sí gracias señora presidenta

ez da lehenengo aldia gauzak ekartzen direla beti utzi da eta ofentsiboak ez diren heinean utzi izan da

ez da zurekin eztabaidatzeko garaia ze ez da momentua oso ondo

sémper jauna ez daukazu sémper jauna ez daukazu hitzik ez daukazu hitzik ez daukazu

presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok beno nik labur labur gauza batzuk aipatzeko zeren

baino ez dut sartu nahi momentu honetan halako eztabaida batean zergatik dira errefuxiaturen gaia

zati bat eta bestea ez gero pozten naiz ere bai momentu batean aipatu duzu

oiartzungo etxean harrian jarri zuen hemen sartzen dena

errefuxiatuei euskadira etortzen dena bere etxean dago eskerrik asko

eztabaida amaituta botoetara jarriko dugu bai problemarik badago puntuka bozkatzeko

eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena portugaleteko nautika eta itsasontzi makineria goi

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda jon azkue jauna zurea da
hitza ekimena aurkezteko egun on presidente andrea

mi hijo también es marino egun on denoi sozialistak

denok defenditzen dugunarekin zuzenean harremanetan dagoen legez besteko proposamen bat aurkezten dugu lan merkaturatzea bermatzen duen prestakuntza duten gazteei etorkizun onuragarri bat defendatzea guztiok ados

defenditu nahi dugu behintzat zalantzarik ez genuke izango zera

gure unibertsitateak enpresarekin buru belarri lan egin behar duela beharrezkoa baita enpresa eta unibertsitatearen arteko harremana sortzea nazioartean iparreko lurraldeetan hain zuzen ere hauxe gauza arrunta da ez ordea euskadin

lo que reciben académicamente lo hagan en inglés eskerrik asko eskerrik asko azkue jauna alderdi popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

eskerrik asko oyarzabal jauna maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna agirrezabala jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea hasiko naiz azkue jaunari erantzuten

eso no era así pero bueno alderdi sozialistak azkue jauna portugaleteko nautika eta itsasontzi makineria goi eskola teknikoko

ematearen inguruan aurkeztu zuen legez besteko proposamena dela eta

aurkeztu zuen ondo dakizun bezala bat ez zetorrelako bertan planteatzen zuenarekin

dira arrazoiak bat ez gatoz zuk egiten duzun diagnosiarekin bat eta bi ez gatoz

egiten duzun proposamenarekin bat diagnosiari dagokionez gaur bertan ere esan duzu

horiekin ez gatoz bat zertan oinarritzen da

nautika ikasleek hizkuntza ofizialetan beren ezagutzak garatu dituztela esaten duenean zertan oinarritzen da

litzaiguke guri jakitea azken finean azkue jauna esaten euskaran eta gaztelanian ez dituztela konpetentziak garatu behar horixe da esaten ari zarena kontraesanean dago gainera iruditzen zait hizkuntzen ikuspuntutik ari naiz nik zuk planteatzen duzun harira etorriz

ares jaunak ere sinatu zuen mendia andreak ere sinatu zuen

alderdi sozialistak berak bi mila hamabian atera zuen dekretuarekin

gu dekretu honekin guztiz bat ez egon bertan oinarrituta azkue jauna nautikako ikasleek ez lukete bertan aitortzen zaion maila lortuko euskeran

ingelesez bai eta euskeraz eta gazteleraz ez

ingelesa jartzen du ardatz nagusitzat nautikako ikasleak dira azkue jauna eta ez filologia ingelesekoak ardatzenetako bat ingelesa izan beharko lukeela esatea gauza bat da eta beste gauza bat edo ardatza

hau ikusita euskal herria bilduk osoko zuzenketa jarri zuen osoko zuzenketa honetan besteak beste hauxe esaten genuen ingeles konpetentzia lortu behar dutela bai oyarzabal jauna baina baita ere

eta gaztelanian izan ere hau da klabea

azkue jauna gure ikuspuntutik helburuetaz ahaztu egiten da eta helburuak argi izan gabe ezinezkoa da planteamendu

oraingoz hizkuntzen marko europearren ce bata aitortzen zaio

baldin eta ikasketak ehuneko berrogeita hamarean baino gehiagoan egin baditu ikasleak eskema honetan oinarrituta ce bat da hortaz ingelesean lortu beharko litzatekeena horrela ulertzen dut hitz egiten helburuetaz azkue jaunak gure ikuspuntutik hauxe da definitu behar dugun lehenengo

behin helburua finkatuta helburuak erdietsi nola da galdera eta nola lortzen ditugun helburu horiek azkue jaunak ingelesez

ematea planteatzen du dena ingelesez

egia da bere erdibideko proposamen bat bidali zenuela atzo arratsaldean modulatu egin duzula

azkeneko bi kurtsoak eta esaten duzuna da horrelako bi kurtsoetan que se meta lo más que se pueda baino ez dago garbi zer den nahi egia

egin duzula ingelesaren presentzia hala ere guretzat harrigarri izaten jarraitzen du euskerarako ehuneko berrogeita hamara zuek sinatutako dekretuan nahikoa da ce bat aitortzeko eta ingeleserako berriz cien por ciento ez dakit zein datutan

bat unibertsitatea da ondoen ezagutzen duena egoera eta bestetik unibertsitateak daukan autonomia errespetatu nahi

planteatu behar ditu helburuak nola erdietsiko dituen zein baliabide dituen une honetan

hornitu beharko litzatekeen etorkizunean epeak jarriz helburuak konsegitzeko hortik sortu behar du

zein gaztelerak eta zein ingelesak noiz hasiko den eta noiz ebaluatuko den

eskerrik asko agirrezabala jauna euzko abertzaleak

egun on sailburu egun on guztioi uste dut nire interbentzioa hasi behar dudala

hezkuntza departamentuak kasu honetan euskal talde sozialistak eskatzen duenerako ez dela konpetentea euskal talde sozialistak planteamendu bat ekarri du

gainera hezkuntza departamentuari eskaera bat bezala upv

de las universidades de su competencia legez besteko proposamen honekin euskal talde sozialistak espero dugu nahi gabe izatea upv

zelan hobetu daitekeen inguruan ezin dugula hitz egin edo ezin dugula eztabaidatu baizik eta lege organikoaren bidez legebiltzar honi eman zaion ahalmena betetzeko

badirudi lekuz kanpotik gelditzen dela decía que

eskatu edo esan behar izatea zein kurtso depende zein gradu edo masterrekoa den

en esta cámara eskerrik asko eskerrik asko corrales andrea

xabier ikusi dudanean pentsatu dut egun baten berarekin hitz egin behar du eta zer erlazio balitekeen egotea euskera eta ingelesarekin kostaldean esaten dugu eta beste gauza batzuk eta hitz egingo du

eskerrik asko azkue jauna oyarzabal jauna bertatik efectivamente mantener nuestra posición

nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna
maneiro jauna ez dago eh bildutik agirrezabala jauna zurea da hitza

bukatu behar dute nautika ingelesa jakiten nik jakin nahi dudana da zeren ez dakit eta zuek ere ez duzue definitu hau da zein ingeles maila izan behar dute hau bukatzean bueno bueno celaá anderea ez jarri gaitezen hain zuzen ados horretan horretarako nik uste dut adituek esan dezaketela zein izan behar duen

orduan guk planteatzen duguna da ingeles mailan ce bat nahikoa da gure ikuspuntutik bai zergatik zuek zeuek partidu sozialistak gobernuan zegoenean ce bat errekonozitu zuen

horixe bakarrik esan nahi nuen eta orduan esan nahi duguna da

hortik gora egin baldin badu ikasketak orduan fundamentuz hartutako erabakia izango zela pentsatu nahi dut

ce bat ingelesean ehuneko berrogeita hamarekin ere lortu dezaketela

adituek finkatu dezatela lortu beharreko ingelesa maila zein den hain zuzen nautikan aritzeko

euskaran ere maila hau da zuek aitortutako maila bera

horixe da hain zuzen esan nahi dudan lehenengo interbentzioan eta bigarren partea hori nola egiten da

onena hori egiteko bertakoak direla portugaletekoak nik esplorazio batzuk egiten dut baita ere orduan erdibidekoan esaten duguna beraiek izan daitezela hain zuzen

nola lortuko ditugun helburu horiek eta hirugarrena ze baliabide behar dugun zeren corrales andreak esan du irakasle bakarra dago momentu honetan hor planifikazio bat egin beharko da hain zuzen

nautikara edo nautika hornitzen joateko ez vamos digo yo bestela

horixe da hain zuzen nik esan nahi nuena eta horixe da euzko alderdi jeltzalearekin sinatu dugun erdibidearen edo erdibidekoaren
muinak besterik ez eskerrik asko aguirrezabala jauna amaitzeko

alusioak ez ziren ofensiboak eta ez exaktuak literalak ziren celaá andrea literalak ziren

literalak esaldi literalak zuk esan dituzunak

bozketara jarriko dugu euskal sozialistak taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hamaika bai

ez da onartu jarraian mistoa upyd taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu eta amaitzeko eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa honera iritsita osoko bilkura eteten dut